mikel otero gabirondo mikel otero gabirondo nahi duzunean

mikel otero berriro

orain bi lehendakariordeak

jarraian prozedura

zaio idazkari biak hautatzeko

mahaikideak honako hauek direla aldarrikatzen dut lehendakaria

lehendakari jauna legebiltzarkideak agintariok jaun andreok egun on

hogeita hamasei urte pasa dira eusko legebiltzarrak bere ibilbidea hasi zuenetik eta bitarte honetan herri honek eraldaketa handia egin du

antza gutxi du diktadurak lur jota utzi zuenarekin indarkeriak urtero ehun erahildako eragiten zituen garai haiekin zer ikusi gutxi du

euskadi desegituratuarekin bide luzea egin dugu eta orain erronkak burutzeko garaia dugu azken urteetan

atera behar dugu arlo ekonomikoan gure egitura produktiboa indartu eta horretan oinarrituta globalizatua den mundu honetan lehiakorragoak behar dugu izan eta hori kalitateko enplegua egin behar dugu eta ekonomiaren berrindartzea bezain inportantea da guztion artean eraiki dugun gure gizarte ongizate sistemaren sendotzea

solidarioak gara eta solidarioak izan nahi dugu hurrengo belaunaldiei justizia sozialean eraikitako gizartea uztea zor diegu

aro berri bat zabaldu du etorkizuneko bake eta bizikidetzak eskatzen dute indarkeriaren bidegabekeria aitortzea egindako min

egia justizia eta erreparaziorako eskubidea giza duintasunaren pertsonaren

giza eskubideen errespetua eta lehenengo eta behin bizitzaren errespetua beste edozein kausa edo ideia politikoren edo estatu arrazoiren gainetik eta urretik dago guztiok onartu ditugun

adostasuna urteetan hainbat lagunek eta herri honek pairatu duen biolentzia inoiz berriro

gernikako estatutua onartu genuenetik ia lau hamarkada pasa diren honetan euskal herritarron borondate politikoa eguneratu beharra dugu

herri honetako gizon emakumeen nahien eta beharrei egokitua bide horretan joan den legealdian legebiltzarrean hasi genituen lanei aurrerabide eta buru eman behar diegu euskal herritarron borondate libre

muga bakarra izanik hauek dira eginbeharrak eta erronkak eta horiei egoki erantzuteko adostasunak landu beharko ditugu

jorratu hitza akordiorako bide herritarron beharren zerbitzura jarria aukeratu gaituzten pertsonen gogo eta nahiei

legebiltzarreko presidentziatik bultzatu eta lagunduko ditut adostasunak esklusiorik gabeko eta errespetuzko hizketan oinarrituta

legebiltzarburu bigarren aldiz aukeratu nauzuen une honetan nire esker ona azaldu nahi diet joan den

eta bakoitzari aipatu nahi ditut bereziki nirekin batera mahaia osatu duten kideak juanjo blanca anton

eskerrak guztioi zuen laguntasuna eta ulermenagatik halaber eskerrak eman nahi dizkiot nire alderdiari niregan berriro jarri duen konfiantzagatik nire esker ona etxe honetako langile guztiei nire laguntzaileei eta gure legebiltzar taldeari

eskerrak zuen lana eta eskaintzen didazuen laguntzagatik eta jakina esker berezia nire familiari gurasoei seme alabei eta zuri joannes beti nirekin izateagatik eskerrik asko

legebiltzarra behin betiko eratuta gelditu dela aldarrikatzen dut eta jaurlaritzako jarduneko lehendakariari ofizialki jakinaraziko zaio

behin behineko batzordea izendatzeko hurrengo bilkura urriaren hogeita zazpian izango da honenbestez bukatutzat ematen dut ekitaldi hau eta amaitu da bilkura